eusko abertzaleak taldearen ordezkaria aguirre jauna zurea da hitza

ezin da ukatu venezuelako indize batzuk onak direla edo onak izan zirela garai batean

desagerpena eta bi mila hiru eta bi mila sei garai bateko pobreziaren jaitsiera hori egia da baino gauzak aldatu dira eta okerrago daude oraindik

politikan sinestea eta ez da demokrazian sinestea eta ez da demokrata izatea

ideia batzuk inposatzeko ez da demokrata izatea jendea hiltzea ez da demokrata izatea eta ez da demokrazian sinestea eta hugo chávezek demokrazia erabili aurretik

golpista izan zen eskerrik asko eskerrik asko aguirre jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria unzalu jaunak zurea da hitza bai

eskerrik asko unzalu jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den lópez de munain jaunak dauka hitza

y venceremos eskerrik asko lópez de munain jauna eztabaida amaituta
bototara jarriko dugu euskal talde popularrak mistoa upyd euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita hamabi

gai zerrendako laugarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena foronda nazioarteko aireportu bihurtzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

mila esker eta eguerdi on denoi zenbat aldiz aztertu ote dugu forondaren egoera legebiltzarrean

eta gai askorekin gertatzen ez den bezala gai honetan adostasun zabalak lortu ditu ganbara honetan zertarako

lehengo tokian gaudelako eta hori da txarra oso denbora igarotzeak forondari irtenbiderik eman gabe honen etorkizuna kinka larrian jartzen duelako

esan beharrekoak esan dituela forondaren sustapenaren aldekoa dela hogeita lau orduko jarduna defendatzen duela

berreskuratzea eskatzen dugula biak ala biak ezinbestekoak direla forondak duen potentzialitate abiapuntu garrantzitsua oso izan behar duen aireportua izaten jarraitzeko arazoa ez da beraz legebiltzarrean adostasuna lortzea edo eta beste hainbat erakundeetan egitea besterik da denbora igarotzen ari da aldeko bozka eman eta gobernu ardurak dituztenek ez dute behar beste egiten

oztopoak jartzen kontrako norabidean ari da pp eta espainiako gobernuak berean jarraitzen du eta ondorioa horixe egoera larria dela oso forondaren kasuan

bideragarritasun ziurra duen aireportua denbora pasatzen utzita bideragarritasunik gabe gera bai daiteke eta gure galdera da ea ote den hori batzuen jokoa

foronda itzali dadin utzi gertatu dadin utzi argi zer defendatzen den esan gabe guk ez dugu joko horretan jarraitzeko asmorik eta guk behintzat gaur forondaren aldeko apustu argia egin nahi dugu oinarria lehentasuna hogeita lau orduak eta pif zerbitzua berreskuratzea da hori gabe ez dago ez etorkizunik

hortaz ardurak dauzkanari benetan honen alde egin dezan eskatzea dagokigu ezer ezean gera ez dadin gehiengoak defendatzen duguna izan ere

gaiaz eztabaidatzen ari ginen egun horietako batean iaz nola iragarri zidan madrilen akordioa lortu zutela ppren gobernuak eta euzko alderdi jeltzaleak

ondoren haustura antzeztu ere bai baina forondak berdin jarraitzen du bere kalterako argi geratu zitzaigun premiazkoak diren neurriak ez zirela akordioan jasotzen

ezer ezean geratu zirela argi dago foronda euskal herriko karga aireportu onena eta ia bakarra dela eta bere alde egin behar dugula ez gara gu etxekoa defendatzen beste batzuen kontra hasiko dena kasu burgos edo zaragoza

ppren gobernua horretan ari dela forondari bidea mozten ari zaiola azken urteotan forondak erakutsi du karga aireportu gisa emaitzak hobetzen joan dela kasu bi mila hiruko ehuneko zortziko igoera bi mila hamalauean berriz

forondak hazkundearekin jarraitu du igoera orokor bat eman delako baina egoera horretaz gehiago baliatu da zaragoza eta baldintza eta bitartekorik gabe forondak ezin izan dio behar adina etekin atera

eta bere hazkundea bikoitza izan da bataz beste horrek agerian uzten du eskariari entzuteko ezinbestekoa dela operatiboa egotea

operatibitatea areagotzearekin ordutegi osoz operatibo egotea da ezinbestekoa beraz premiazko neurriak dira bereziki forondak

eta bide batez horrek bestelako hegaldiak lagundu ditzakeen neurrian esan nahi dudana da azken honi atea itxi gabe etorkizuna bermatuko duena karga aireportu modura duen potentziala dela eta horretan jarri behar dugula indarra

beste talde guztiek aipatzen dituzue nazioarteko hegaldiak eta badirudi

sakonean hori argitzeko etorkizuna bermatu ostean forondaren dimentsionamenduaren inguruko eztabaida dago

eta hori egiteko beharrezkoa da aireportu politikaren erabakia gure esku izatea eta madrilek ez erabakitzea gureaz esandakoak esanda gure zuzenketan guretzat funtsezkoak ziren hiru puntu aipatzen genituen

egin badugu ere eta horien alde egiten jarraitzen dugu noski espainiako gobernuari foronda itotzeko darabilen jarduera eten dezan eskatu behar zaio etorkizuna bermatzeko

eta hirugarrenik orain artean egindakoak emandako emaitza urriak ikusita ahaleginak areagotzeko ordezkaritza zabalagoak horren alde egiten dugu espainiako gobernuarekin negoziatzeko bilera eskatzearekin bat gainerako taldeen ekarpenei dagokienez eta

uste dugu eskari nagusiak zein diren argi eta biraorik gabe esan beteko unea dela eta hortaz ez gatoz bat lehen puntuarekin bigarrena onargarria iruditzen zaigun arren

eta orain artekoa ikusita pentsatzea forondaren alde egingo duela ez da guretzat oso sinesgarria are gutxiago pribatizazio prozesuaren baitan lehen aldiz aireporturen bat ixteko aukera ere jaso duenean zure proposamenak adibidez aipatzen du

baina esan behar da ere modu berean logroño eta burgos adibidez bi mila hiru eta bi mila zortzikoak direla eraiki zirela inolako justifikazio ez ekonomiko ez sozialengatik ziurrenik beste helburu bikoitz batekin tokian tokiko agintarien hauteskundetarako asmoak eta eraikuntza sektoreari etekina bermatzea

eta ez foronda bezala ondo funtzionatu eta aukera handiak dituzten aireportuen jarreraren ondorio

forondak aski demostratua duelako bere gaitasuna bere potentzialidadea eta bere bideragarritasuna baina bitartekoak jartzen ez badira gero eta zailagoa izango du zenbaki onak ematea eta galbidean egon daiteke

esandakoaz gain erantzi leihoak eta eskariaren araberako zerbitzuak etorkizuna ez duela bermatzen eta gainera arazoak ekarri

eta gainera kostuak igotzen dituelako duela hilabete gutxiko datua da hauxe eskariari erantzunez egunean bi hegalditik gora jasotzen direla forondan

operazioetarako oztopo handia da beste gauza askoren artean handling zerbitzua

derrigorrezkoa delako eta egun gertatzen da gauez foronda irekita dagoenean

berriro diot irekita dagoen ordutegian izan arren aipatutako zerbitzurik ez dagolako pseren proposamenari dagokionez lehendabiziko puntuan bista da bat egiten dugu beste bietan

erdibideko batean bat egin dugulako eta euzko alderdi jeltzalearekin eta antzera gertatu zaigu ez gatoz bat lehenengo eta bigarren puntuarekin baino bistan da bat gatozela transferentziaren eskaria guk ere egin izan dugula

erdibidekoa eta esan behar dut sinatu dugula gure eskutara iritsi den erdibideko proposamen bakarra talde honi ez baitzaio besterik iritsi nahiz eta gero hemen orokortasun batean esaten den eta badirudien

ez gaituzte aintzat hartzen eta sinatu dugu sinatu dugun erdibidekoa beste gauza batzuetan

garrantzitsua den puntu horretan bat gatozelako eta garrantzitsua jotzen dugulako berriro ere adostasun zabala lortzea legebiltzar honetan bi puntu nagusi horietan hogeita lau orduak eta pif zerbitzua bilatzen dugu adostasun hori

ea behingoz zabala izateaz gain eraginkorra ere baden benetan daukan garrantzia benetakoa dela azpimarratu nahian eta proposatzaileak esan du

akaso ezin zaigu eskapatu ere hemen askotan hori esaten dugula baino eztabaida hau proposamena eman zela ikasturte hasieran ia ikasturte bukaeran gatozela

utzi egiten dugu hilabete luzeetan arrazoi diferenteak tarteko hori ere badakit eztabaidatu arte eta uste dugu egoerak besterik eskatzen duela gure konpromiso eta bultzada sendoa eskatzen duela eta horregatik talde honek adostasunaren alde egin du

gehiengo bat hemen adostasun horren alde dagoela eta hori dela forondaren etorkizuna berma dezakeen bakarra besterik ez mila esker eskerrik asko

eskerrik asko prieto jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aldaiturriaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaia buru andrea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

egoeraren inguruan ezaguna da gure taldearen jarrera oinarrian

lehenik eta behin titularrari beharrezko neurriak eskatzea aireportua egunean hogeita lau orduz lan egin ahal izateko eta bigarrenik duela

adostutako betetzea alegia beharrezko baliabideak transferitzea gure aireportu eskumena erabili ahal izateko

euzko abertzaleak eskerrik asko eskerrik asko aldaiturriaga jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd zurea da hitza

todas las demás nada más eskerrik asko maneiro jauna

bai mila esker lehenik eta behin esan beste taldeek gero esango dutela baina talde honek ez du arazorik puntuka bozkatzeko ez dugu aipatu baina maneiro jaunak bigarren aldiz esan duenez erantzun ez diogunez era horretara eta bigarrenik bistan da zertan gatozen bat bistan da gehiengo bat gatozela bat horietan eta bistan da horietan bat ez datorrenak bere burua nola zuritu ahalegina egin duela baina

baina nik uste dut bereziki norbaitek hortik ikasgaia atera behar badu alegia

euzko alderdi jeltzalea dela eta gobernua dela eta nik eskari bat egin nahi nioke ez dezan izan berriro

eznahikoa zen akordio bat aitzakiatzat ez dezan berriro izan alderdi popularrak eta madrilek defenda dezala euzko alderdi jeltzaleak eta eusko jaurlaritzak

ze akordio hark ez zuen tinko hori defendatzen

ezertara ez doan diskurtso hori tamalez gailendu zen hor gure ustetan eta nik uste dut gaur egun duen diskurtsoa barrio jaunak hortik saiatu dela guk ia esan genuen azaroaren hogeita laueko akordioa ez zela nahikoa uste dut hori defendatzen baldin badugu

eta akordioak bilatzen ditugunean ondo dago akordioak bilatzea erakundeen artean

baitan jasotzen den hori dela helburua eta beraz uste dut

akordio bat egitekotan forondarentzat

ezinbesteko eta premiazko diren bi elementu horien ingurukoa izan behar duela alegia hogeita lau orduko operatibitatearen beharra

ze ikusi duguna hilabete hauetan egoera ezertan aldatu ez den hilabete horietan da akordio horrek ez duela ahalbidetu

aurrera egitea pif zerbitzua martxan jartzeko beste batzuk dirudienez demostratu behar dute beharrezkoa dela

eta gainera ausardia dauka esateko ba zorionez bide horretatik urratsak eman dituela forondak ba esan dezagun gabe forondak eman ditu urratsak

alderdi popularrak eta espainiako gobernuak oztopoak bat bestearen aurretik jarri erakutsi du hala ere aurrera egiteko gaitasuna baina kontuz erakutsi du ere muga

eta kargan bikoitza egin ahal izan du gora berez orokorrean mejoratzen ari zen panorama batean eta aldiz forondak operatibitate muga horiengatik

bere potentzialak erakusten duen haina eta hor benetan dagoen oztopoa ikusten ez duenak benetan forondaren alde egiten ez duelako da eta horretan nolabait ere bere jarrera ezkutatu nahi izanak beraz berriro diot potentziala badauka aukerak badauzka forondak

ez dira epemugarik gabe hor egongo oztopoak aurrean jartzen bazaizkio eta benetan behar duena da

edozein plan egingo bada ere hogeita lau orduetan martxan egotea eta hau egin duen hobekuntza ez da plan horren ondorio izan plan hori hor egonda ere oztopoak hor egonda ere lortu duen zerbait da

bistan da eta adostasuna gaur hemen ere bi oinarri horietan jarriko da zein diren forondak aurrera egiteko behar dituen gutxienekoak premiazko edo derrigorrezkoak zaizkionak eta uste dugu denoi

eta bestelako urratsak ematea dagokigun tokian tinko hori defendatzea dagokigula garbi horiek hitz lausoagoak hitz arinagoak bilakatu direnetan akordioa lortu da bai baina forondak berdin jarraitzen du eta uste dut ez dela adostasuna bilatzen dugunon artean ez dela helburua hemendik urtebetera egoera berberean egotea beraz eutsi diezaiogun hemen adosten dugunari

ez dezagun hitzak leundu ez ditzagun bestelako interes momentuko edo elektoralak edo bestelako momentu batzuengatik gure eskaria errebajatu nolabait esategatik utzi diezaiogun eskari horri gehiengo bat

eta gehiengo zabal nahikoa badugulako horretan indar egiteko besterik ez mila esker eskerrik asko
beitialarrangoitia anderea euskal sozialistak ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko barrio jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aldaiturriaga jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu mistoa upyd taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

mistoa upyd taldearen bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka bat bai hirurogeita bi ez

euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa puntuka bai puntuka bozkatuko dugu bale lehen puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

aho batez onartu da lehen puntua bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita bi bai hamaika ez bigarren puntua ere izan da gai zerrendako seigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena lagundutako suizidioa delakoa despenalizatzeko asmoz zigor kodea aldatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde sozialistaren ordezkaria den

muchas gracias eskerrik asko gallastegui andrea zuzenketa aurkeztu dituzte taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andrea zurea da hitza

gaur hizpide ditugun suizidio lagundua eta eutanasia ba dagoeneko hizpide ditugu eta eztabaida gai ditugu izapidetzen

ez da ulertzen eta gainera ez da lehenengo aldia baina espero dugu azkena izatea alderdi sozialistak eztabaida legezkoak ez diren proposamen ez lotesleetara ekartzea ez dugu ulertzen eztabaida ematen ari denean

nolatan ekartzen dugun beste ekimen batzuen bidez askoz ere ekimen xumeagoak direnak gainera lotesleak

eremu batzuetara eztabaidatzeko beraz ba ikusita interesa gai hauen inguruan urratsak emateko erakusten ari zareten bezala legezkoak ez diren proposamen

suizidio lagundua heriotza duinerako behatokia eta eutanasiarekin ba proposatzen dizuegu gai hauek

pozik adostuko ditugula guztion artean eta gu behintzat akordioetara irekita gaudela aurrerapausoak emateko zeren ikusi duguna da orain arte zuen alderdiaren aldetik zuek espainiako gobernuan egon zarete konpetentzia zuzena

konpetentzia izan duzue iniziatiba hartzeko aukera izan duzue eutanasia aurrera eraman ahal izateko zigor kodea aldatzeko aukera izan duzue ere suizidio lagunduaren inguruan ere gauza bera egiteko baina ez dugu alderdi sozialistaren aldetik inolako ekimenik ikusi zentsu honetan eta gogoratu nahi dut

aldaketa adostu zenutela rajoy jaunarekin eta aukera izan zenuten aldaketa hori ere bertan sartzeko gainera ikusita alderdi popularra

lege baten erreforman edo aldaketan hainbat lege aldatzeko ez baina tira positiboa da gaur hemen eztabaida ematea eta espero dugu

gauzak aldatzea benetako borondate bat egotea eta benetan tramitatzen ari garen lege proposamen hori legegintzaldi honetan

eta hor aurrerapausoa ematea ere nahiz eta gure konpetentzia ez izan guk hemen parlamentu honek aurrerapausoa ematea eutanasia legean jasoaz suizidio lagundua legean jasoaz

egiteko eta konfrontatu behar baldin badugu espainiar estatuarekin konfrontatzeko guk hemen gure egiteko azkenean eztabaidak beti dira aberasgarriak eta eztabaidarik ez baldin badago ez dugu aurrera egiten beraz ongi etorriak eztabaidak eta guk hor bidea emango dugu eta prest egongo gara baina ez bakarrik eztabaidatzeko baita ere adostasunetara iristeko gaur egin dugun bezala euskal herria bildu konprometitua sentitzen delako pertsonen

eskubideekin konprometitua sentitzen delako eta erantzukizun bat dugulako

eskubide hori gauzatzeko baita bizitza amaieran ere hau da bizitza aldarrikatzen dugu bizitza kalitatez duintasunez

zergatik ez bizitza amaiera zergatik ez askatasun hori bizitzaren amaieran ere

ez da posible izaten baina pentsatzen dugu horretarako hemen gaudenok bidea ireki behar dugula esan gura zuzenketan harago joatea planteatzen alegia legebiltzarrak espainiako gorteetan indarrean dagoen araudiaren baitan suizidio lagundua bezala ezagutzen dena zigorgabetzeko lege proposamen bat eramatea

egin den bezala horrela beste sendotasun bat

izango genuke iruditzen zitzaigun zintzoki hitz eginda hemendik dei egitea espainiako gobernuari ezerezean

ikusita zein den espainiako gobernuaren jarrera ez duela ibilbide handiegirik baina egia da ere ikusi dugula adostasunera iritsi garen alderdien aldetik konpromiso bat zentsu horretan bide bat egiteko eta hori ikusita iruditzen zaigu gaurko akordioa gaurko adostasuna positiboa

azkenean garrantzitsua delako bide hori egiteko ahalik eta indar handienarekin egiteko eta pentsatzen dugu gaurko

eta batez ere baliagarria izango dela esku artean daukagun legea

aurrera ateratzeko gure taldeak ere proposatzen zuen

gainerako autonomietako parlamentuekin harremanetan jartzea eta hor elkarlan bat burutzea eta hau ere adostasunean jasotzea ba iruditzen zaigu funtsezkoa dela ikusten dugu hor beste

beste erkidego batzuekin konpartitzen dugula helburua eta beste batzuk konpartitzen dutela gurekin helburua beraz aukera polita izan daiteke espainiako gobernuaren aurrean ba suizidio lagundua legeztatzeko eutanasia legeztatzeko bide bat egiteko ez eta iruditzen zaigu ba aukera hori irekitzea garrantzitsua dela

akordioaren bidez eta adostasunaren bidez lehen esan dudan bezala

ahalik eta legerik aurrerakoiena egiteko pertsonok gure bizitzaren

bukatzeko askatasunean gure erabaki propioak hartzeko eta guk

erabaki eskubide hori bermatzeko azkenean planteatzen ari garena laburbilduta da dagozkigun eskubideak bermatuak

eta garbi geratu dadila hau ez doala inoren aurka ez da inoren aurkako proposamen bat ez ditu inoren eskubideak urratzen baizik eta hemendik marko bat eskainiko dugu marko bat marko legal bat aukera bat eta aukera horren barruan ba pertsona bakoitza autonomoa izango da

ahal duenik eta erabakirik egokiena hartzeko bere irizpideen baitan orduan eskubideak

bezala eta gainera aukera ere egongo da guztiontzat eta iruditzen zaigu hori garrantzitsua dela pertsona erdigunea benetan kokatzeko

pertsonak autonomoak izateko eta baita hori ere bizitza amaieran ere horrela izateko eta

asko ubera andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arrizabalaga andrea zurea da hitza

arratsalde on denoi esan den moduan gai honen inguruan badago legebiltzar honetan lege proposamen bat martxan eta

zein batzordetik pasatzen ari diren adituen agerraldiak entzuten eta aztertzen legezbesteko hau aurkeztu zela jakin genuenean ez genuen

jada gaiari buruzko lege proposamena aztertzen eta lantzen ari ginelako legebiltzarrean eta beraz gauzak aurreratzen genbiltzala uste genuen hala ere egia da legebiltzar honetan lantzen ari garen lege proposamena

balitekeela mugak konpetentzialekin topo egitea eta zeintzuk dira muga horiek ba esan den moduan kode penalak eutanasia eta

arautzen duen artikuluen ingurukoak horretara dator legezbesteko hau guk legebiltzar honetan onartzea espero dugun legearen aspektu batek izan ditzakeen mugak ezabatzea eskatzera taldeen intentzioa argia da gaurko honetan eta adostasun maila garrantzitsua

oraindik ez gara heldu lege proposamenaren inguruko zuzenketak aurkezteko epera hala ere euskadikoa oso gizarte aurreratua eta irekia da

barkatu erratu egin naiz hori egia izan arren

esan dudan moduan zuzenketa epea oraindik heldu ez arren

oinarri bat eta horri helduz aurkeztu genion zuzenketa legezbesteko honi eta sinatu dugu erdibidekoa talde sozialista eta

askotan entzun gaituzue euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideei baita lehendakariari ere

edota pertsona helburu duela gobernu honek eta honi jarraituz ezin dezakegu beste albo batera begiratu

esan dudan moduan ezin dezakegu albo batean utzi gero eta gehiago aintzat hartzen direla bizitza amaierako egoeran egon daitezkeen pertsonen beharrak

halako egoera guztiei aurre egiteko eta erabakiak hartzeko gaitasun osoa dauka zentzu horretan eusko alderdi jeltzalea alderdi demokratikoa

eta pertsonen bizitza kalitatea hobetzen lagunduko duten aurrera egiteko mugimenduak onartzeko prest dagoen heinean beharrezko eta egokia jotzen dugu euskal hiritar guztiak ukituko dituen gai horien guztien inguruko jarrera ezartzea administrazioaren aldetik

printzipioak irizpideak eta baldintzak ezartzera lagunduz beraz guzti honetan oinarrituta eta askoz gehiago sakondu

zuzenketetarako utziko ditugu sakontasun horiek ez baita soilik lagundutako suizidioan oinarritzen bizitzaren amaieran egokitu daitezkeen

esaten nuen moduan honetan oinarrituta ulertzen dugu zenbait egoera eman ezkero adibidez

gaixotasun larri bat izanda senda ezina eta tratamendu bereziei erantzuten ez diena denboran bizitzeko esperantza laburra izan dezakeena gaixoarena sendaezinak diren eta ondorio degeneratibo eta

kasu hauetan pertsonaren autonomia errespetatzea bere duintasuna eta borondatea bermatzea asistentziaren informazioa jasotzeko eskubidea minaren beste sintomen kontrako tratamendua

hil aurreko borondatea adierazteko eta testamentu bitala egiteko eskubidea eta prozesu horietan guztietan

guzti hori behar beharrezkoa da eta administrazioak bizitza amaitzeko prozesu osoan arreta egoki hori ahalbidetu behar du

ezarri behar ditugu eta hau horrela bada beharrezkoa da kode penalak gai honetan zehazten dituen tipoak aldatzea por eso pedimos al gobierno de españa

eskerrak eman nahi dizkiet eh bilduko eta talde sozialistako ordezkariei erdibide hau egoterakoan
izan duten prestutasunagatik baita ere eskerrik asko eskerrik asko

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak gallastegui anderea zurea da hitza

gallastegui andrea zigor kodeari eskua ezin zaiola sartu esatea ba iruditzen zait ez dakit

madrilen ez oso erlatiboa iruditzen zait ikustea besterik ez dago sánchez

eta hori argi geratu da beraz mozorrotu dezakezue nahi duzuen bezala baina errealitatea hori da zigor kodea gainera berehala

aldatzen dela eta hemen arazo bat dena da gu estatu espainiarrean egotea guretzat zama bat da

espainiako gobernuak duen jarrera zigor kodeaz hitz egiten hasiko bagina luze arituko ginateke baina gaur ez da

suizidio lagunduan eta eutanasian beraz iruditzen zait hemen

eta guztiok zintzotasun handiagoarekin jokatu beharko genukeela ikusten dugu zer dagoen espainiako gobernuan ikusten dugu

begira egon gure helburua da gure herritarren eskubideak bermatzea baita ere bizitza amaieran bizitza amaiera duinena kalitatezkoena izateko eta guztioi

bermatzeko bizitza amaieran eta iruditzen zaigu egia da egia da gaurko akordioa garrantzitsua dela ez noa ukatzera

garrantzitsua da eta baliagarria izan daiteke benetan jauzi kualitatiboa ematen baldin badugu

akordio bat askoz ere esanguratsuagoa izango litzatekeela beste gorputz bat izango lukeela parlamentu hau gorteetara joatea lege proposamen batekin

gaur izpide ditugun suizidio lagundua eta eutanasia despenalizatuz eskatuz hori horrela da eta garbi dago

eta garbi dago guk hemen gure erabakiak hartu behar ditugula eta gure bide propioa egin behar dugula eta madrilek ikusiko du ba guztiok gartzelara

erabakia hartzen duen edo bide horretatik jarraitu behar duen ze orain ere batzuek horrela aurkitzen dira euskal herritar gehiengo bat

edozein gauzagatik gartzelaratuak izaten dira

ez da serioa orduan iruditzen zaiguna da

eta ausartak izatera ausardiaz jokatzera eta horretarako elkarlan bat bideratu genezake

erkidego batzuekin batzuek badaudelako eta prest daudelako bide hori jorratzeko helburua konpartitzen dutelako eta badelako garaia hogeita bat mendean bizi gara naiz eta batzuetan badirudien

bizi garela eskerrik asko ubera andrea
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arrizabalaga andrea zurea da hitza

ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza sí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

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hiru bai bederatzi ez